euskaldunes plurilingües besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

eh bilduri dagokionez nik lehen

hitz egin dizut eskertuko nizuke tarte bat duzunean eusko alderdi jeltzaleak zuei

bazenitu eta zure iritzia emango bazenigu laburbilduz esan dugu euskal hezkuntza sistemak

bi oinarri dituela bi zutabe dituela eta ez dela komenigarria

planteamendua gainera esaten nizun zuk hori ondo dakizula eta aspalditik dakizula eta horretarako txosten juridikoak ere bazenituela

nik dakidala zu zara juan josé agirrezabala eta zuk hemen besteak beste

ez litzateke bideragarria izango gaztelania irakaskuntza hizkuntzatzat baztertzea eragingo balu

alternatibarik bideragarriena da hiru ereduen markoari eutsi

markoaren barnean egitea hori da juridikoki seguruen eta operatiboki bideragarriena legezko arrisku handiegirik hartu gabe egin daiteke eta baliabideen aldetik ez dakar bat bateko eraldaketa nabarmenik hau

eredu bakarraren edo murgiltze programaren planteamendua eginez hizkuntza tratamenduari dagokionez lomce aplikatzea eskatzen ari zarete hori al da benetan nahi duzuena

guk ez eusko alderdi jeltzaleak ez ondo dakizu eusko jaurlaritzak hizkuntzen trataeraren inguruan

euskal hezkuntza sisteman ez aplikatzeko akordioa lortu duela euskal hezkuntza sistemarentzat eta euskararentzat oro har oso albiste ona den arren ez duzue

euskaltzale moduan pozik egon beharko zenukete jaurlaritzak lortutakoagatik baina ez zuek nahiago duzue gai honi dagokionez ere hezkuntza komunitatean

proposamen malguak jarri berri ditugu mahai gainean sistema osoarentzat helburu komuna dituenak baina ikastetxe bakoitzak bere premietara egokitutakoak inguruko errealitate soziolingüistikoa kontuan duena

bere ibilbide propioan zehaztu beharrekoa eta berriro diogu eleaniztasuna bai noski baina ez edonola
hori da gure goiburua eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea amaitzeko mistoa upyd zurea da hitza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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamaika bai hogeita bat ez bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua

terrorismoaren biktimen oroigarri gisa plakak jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

isiltasuna jarraitu maneiro jauna gracias

que hemos firmado los distintos grupos hor dago gure ekimena hor dago popularrekin eta sozialistekin sinatu dugun ekimena ekimen zuzena ekimen bidezkoa biktimen legetik etorritako ekimena ekimen

etaren biktimak defendatzekoa euskal gizartearen duintasuna defendatzeko ekimena da

de la sociedad vasca eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok sailburua

upydk ekarritako legez besteko proposamenaren harira

egia justizia eta ordainaren printzipioak berrestu

gaurko bilkura honetan eta horrek suposatzen du eta memoriari buruz gaudela memoriaren garrantzia berriro ere

memoriaren garrantzia atzera begira beharrezkoa delako baizik eta batez ere etorkizunari begira ezinbestekoa delako

edukitzea horrela adostu izan dugulako orain arte eta horrela jokatu izan dugulako legebiltzar honetan hartutako erabaki guztietan eta argi eta ozen esan dugu beti memorian oinarritutako bakeak nahi dugula ez dugula bakerik nahi ez dugula hemen inguruan edo beste lurralde batzuetan egindako erruak edo okerrak berriro errepikatu

edo teoria justifikatzearekin argi dago eta behin eta berriro esan dugu zein den gure jarrera eta ez dut uste nahiz eta batzuk

argi utzi dugu zein den gure jarrera eta zein izango den aurrerantzean ere bigarren aprobetxatu nahi dut memoria eusko alderdi jeltzalearen izenean memoriaren inguruan

guztiak berrezti egin nahi dudala guztiak eta aurreko legealdian eta aurretik ere hainbat eta hainbat ekimen jarri dira martxan memoriaren inguruan badaude

non oroigarriak edo oroimen plakak edo ikurrak dauden herriak baina bai bada eta

euskal erkidego elkartean dauden biztanle gehien daukaten herrietan horretan guztietan badaude eta horrek ere badauka bere esangura eta badauka bere garrantzia horrek ez du esan nahi ez dugunik jarraitu behar

ekin behar bide horri bide horretan esan dudan bezala memoriaren inguruan martxan jarritako ekimen guztiekin bat egiten dugu gaur ere berriro ere hau da oroimenaren mapa oroimenaren eta bizikidetzaren institutoa

biktimen memoriala eta memoriaren eguna guztiekin bat egiten dugu eta ez dugu onartuko inork zalantzan jartzea

hain zuzen ere gure gaurko osoko zuzenketa konpromiso hori berrestera dator gure zuzenketa eta zer

eta bultzada emateko agindua ematen diogula gobernuari esaten dugu bultzada hori kontsensu politikoaren bidetik egin behar dela baina hori ez da inongo

jarrera hasiera hasieratik memoria bakea bizikidetza biktimen gaiak kontsensuaren bidetik landu behar dira landu izan dira eta horretan kontsensu guztietan egon gara eta

politikorako deialdia egiten dugu eta baita biktimekiko errespetuaren ikuspegitik

lankidetzarekin orain arte bilatu izan den bezala eta azkenik

normala kontutan izanda urteak aurrera doazela eta mapa ez dela bultzatzen gobernuari eskatzen zaio urtero legebiltzarrera etortzea

lan hauen ibilbidea nola den berri emateko eta horregatik eskatzen dugu

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

gaurko ekimenaren helburua gatazka politiko honetan izandako bortizkeriaren edo giza eskubideen

biktima guztiak berdintasunean orokortasunean errespetuz bat egingo genuke ez genuke problemarik izango guk ez entzun dudanez proposatzaileek eta ostean hitz egin duten batzuk

guztiak guztiak berdintasunean onartzeko tratatzeko entzun dugu ezin da dena nahastu

agian beste ardura batzuk estali nahi direlako izan ere ekimen hau beste interes batekin dator biktima batzuk goraipatu behar dira beste batzuk baztertzen diren bitartean bazterkeri prozesu hau izen bat

errelatoaren borroka bezala ezaguna da batzuk guztiz obsesionatuta daude kontaketa partzial bat ezartzearekin errealitate paralelo bat fabrikatzearekin ardura guztiak albo batera bakarrik proiektatzearekin estatuaren aldea zigor gabetasunean usten den bitartean estatuarentzako

beti betiko inpunitatea berriro ere errelatoaren inposizioaren borroka horretarako munizio guztia

gatazka politikoaren biktimak batzuk goraipatu behar dira beste batzuk ezkutatu batzuk ohorezko posizio batean ekarri beste batzuk

inbizibilizatu oraingo honetan udalei inposatzen zaie nola jokatu behar duten honek udal autonomia

gaur era sutilean egiten da baina iragan gertuan euskal herriko hainbat udaletan memoriaren inguruan hartutako erabakiak era ez zilegi batean bertan behera utzi dira indarraren bitartez

aritxulegi pertsona hauen familiarrek oroituz zitzaten zuhaitz bana landatu ziren ez izenik ez gertakizunik

hildako bakoitzeko zenbaki batekin sufrimenduaren isla bat ados egon daiteke edo ez ekimen horrekin

kasuz kasu edo ekimena bere osotasunean errespetutik baina ez da hori gertatu dena eztabaidari gabe inolako argudio politiko edo memorialistikorik

guardia zibilak gauez alebosiaz lau pertsona atxilotu

zuhaitzak erausi giak eta zenbakiak eraman zituzten trofeo giza kasuaren kargua hartu zuen

oiartzungo udalari agindu zion guardia zibilak erausi ez zituen kimuak zuhaitza kentzea aritxulegiko baso ikur momerialistikoa indarrez

memoria bera norabide batekoa txikitua izan zen

ez naiz luzatuko beste iniziatiba memorialistak izandako tratamenduaz

gudako armez ametrallatua izan zen bezala

ekimenen bitartez jarritako oroigarriak plakak

kontra bozkatuko dugu ekarritako jatorrizko iniziatiba horri beste aldetik esan behar dugu eajk ekarri duen zuzenketarekin esfortzu bat eginez bat dugula osotasunean badaude termino batzuk ez ditugunak guztiz konpartitzen baina arduraz eta era positibo batean

jokatzeagatik bat egingo dugu memoriaren mapa amaitzeko ekartzen den proposamen horrekin azken finean

indarkeriaren biktimak oroitzeko eta aitortzeko jarduerak udal esparruan garatzeko aholkuak edo

baino ez direlako eta azken finean udal bakoitzaren autonomia errespetatzen delako nahi duena egiteko kontsensutik nahi duena egiteko ados bake eta bizikidetzarako ponentziari maparen egoeraren

egitearekin horretarako betiere bake eta bizikidetzarako ponentzia deitzen denean gu

ados gaude bake eta bizikidetzaren planaren atal honetan esaten denean bereizketa hutsegitea eta sumina

birbiktimizaziorako faktoreak direla

pentsatzen dugulako jatorriko proposamenak bereizketatik hutsegitetik eta suminetik eginda dagoela besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nahasteko gatazka politikoaren teoria defendatzeko etaren historia

etaren biktimei garrantzia kentzeko den dena nahasteko eta euskal gizartea okertzeko hauek dira zuen helburuak

euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

pero democráticamente irrelevantes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialista ares jauna zurea da hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jauna zurea da hitza

víctimas amaitzen joan iturrate jauna y trabajen por ellas nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna

bai eskerrik asko eta eguerdi on

ez dakit nondik ateratzen duen hori eta ez dakit zer biktimekin egoten den harremanetan izan ere

proiektu bat egon da non biktimak bat egin dute biktima ezberdinak eta

sortutako biktimak bat egin duten eta bidea markatzen

herrietan ekimen zabalak eta inklusiboak egiten ari dira egin dira ez asko egia da oraindik existitzen delako halako blokeo egoera

aipatuko dut oreretan adibidez egindako ekimen bat biktima guztien alde eraikiz deitutakoa ez dakit han plakaz josi zuten herri osoa

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu mistoa upyd eusko talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ertzaintzako lanpostuen zerrenda handitzeko deialdietan

hizkuntza eskakizuna eskatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on gaur

hizkuntza politikarako sailburuordeak atzo azaldu zuelako bi mila hamalauko dirulaguntzen xehetasunak hobe da berandu sekula santan baino beste aldetik haserre bizitik

orain dela hamaika urte egunkaria itxi zigutelako eta oraindik ere joan mari torrealday iñaki uria txema auzmendi jose mari sors mikel sorozabal fernando furundarena

auzo ekonomikoan auzipetuta daudelako gipuzkoako fiskala kasuaren preskripzioari helegitea jarri diolako

gure eskakizun irmoa euskaltzaleen aurkako jazarpena behin betiko amaitzeko gaiari datorkiolako euskararen normalizazioa prozesua

ez baitago gervasio gabirondo ertzaintzaren zuzendari jaunak esan berri du polizien artean bakarrik ehuneko hamabiak dakiela euskaraz egiten jada ez nago

badakigu jakin euskararen normalizazioaren inguruan ikuspegi desberdinak daudela eta eztabaida bizia dagoela ertzaintzan bertan eta

ez dugu zaldirik ez gara zaldunak ez dugu abererik ez gara aberatsak ez dugu erregerik ez gara erregezaleak

gu gara euskaldunak ez da jaio euskara desagerraraziko

euskarak bizirik dirau euskarak euskaldun egiten gaitu

ez gaitu sekula santan euskaldunak bere beneko izango

bide luzea eta lan zabala geratzen zaigu oraindik normalizazio prozesuak

asko ditu eta horien artean herri administrazioa justizia polizia eta osasun zerbitzuak

ertzaintzarenak ahul gunea baino zulo beltza ematen du herritarrengandik hurbileko polizia nahi dela esaten da eta herritar askok hitz egiten duen

eta euskaraz ez jakitea ez dago gertuko polizia izaterik euskalduna izan gabe ez dago gertuko polizia izaterik euskalduna izan gabe ertzaintza izan ohi da hain zuzen ere askoren kexen zioa horra hor ararteko urteko txostena eta edo behatokiaren informeak

ez gatoz bat jaurlaritzaren hizkuntza politikarekin ez gatoz bat euskara bigarren mailan ipintzen duelako aukerako hizkuntza gisa jartzen duelako hizkuntza politika honek arautu eta lagundu beharrean

ertzaintzak euskararen normalizaziorako hizkuntza politika eraginkorra behar du sarreratik bertatik

eta oraindik ez jartzea euskaraz jakitea eta alfabetatu izatea bete beharreko baldintza gisa euskararentzat gutxienik

oposaketarako deialdian pertsona guztiei aitortzen zaie gaztelaniazko ulermen eta mintzamen gaitasunen nahikotasuna eta alfabetatuak

onartuko litzateke gazteleraz ez dakien hautagai bat gaztelaniaz

epe bat emango ziokeen gaztelaniaz ikasteko ezezkoan gaude gaztelaniaz ondo ulertzen zuzen hitz egin ondo irakurtzen eta akatsik gabe idazten ezinbesteko baldintzak dira

hartu ahal izateko guk euskararentzat beste horrenbeste eskatzen dugu ez gehiago

erdaldunekin baino azalduko dut urteetako herri administrazioen eskarmentuan erakutsi digu euskalduntze jarduerak zailak eta garestiak direla

herri administrazioa euskalduntzeko ahalegin eta baliabide asko inbertitzen dira hezkuntza politikaren aurrekontuen portzentai oso handia gastatzen da herri administrazioa euskalduntzen bi mila hamabigarrena urteko aurrekontuetan berrehun eta berrogei mila

ertzainak euskalduntze alfabetatze ikastaroetan beharrak

seguru asko ez da diru nahikorik hala ere diru asko da bitxia da herri administrazioak langile erdalduna kontratatzen du eta kontratuarekin batera langile hori euskalduntzeko gastua

bere gain hartzen du zorra egiten du langile erdalduna kontratatzerakoan araban bizkaian eta gipuzkoan beste aldetik bosgarren mapa soziolinguistikoak adierazita hogei hogeita lau urte bitarteko gazteen artean gehiengoa

euskaldunak dira hogeita bost hogeita bederatzi adinekoen artean ia erdia ehuneko

hogeita hamalau urte bitartekoen artean horiek dira ertzainak izateko hautagaien adinak gazteak

herri administrazioan lan egiteko oro har eta ertzaintzaren lantokietan bereziki lan egiteko euskaraz jakitea

betebeharreko baldintza izan beharko litzateke jaurlaritzako segurtasun sailak joan den apirilaren ehun eta hogei

lanpostu guztiak lehenengo hizkuntza eskakizunekoak baina horiek hirurogei bakarrik derrigortasun data betea begira dezagun

ertzaina izateko deialditik ateratako baldintza lehena eskabidea egitea bigarrena

nazionalitatea izatea hirugarrena gazteleraz ondo ulertzea ondo hitz egitea eta alfabetatua izatea

bosgarrena metro hirurogeitik gorakoa izatea emakumezkoen kasuan eta metro hirurogeita bostetik gorakoak gizonezkoen kasuan seigarrena

osasun baldintza minimoak gainditzea zortzigarrena deliturik egin ez izana bederatzigarrena

ezintasunezko legezko motiborik ez izatea ertzaina izan ahal izateko hamabigarrena gutxienik

hamahirugarrena azterketa egin ahal izateko ezarritako diru kopurua ordainduta edukitzea

horiek dira besteak beste ertzaintzaren sarrerako hautaprobetan

baldintza horiek espainiako edozein polizian sartzeko hainbestekoak dira

agertzen dira bederatzigarrena hain zuzen euskeraren jakite maila baloratzeari dagokio

oposizioaren puntuazio totala izango da hura osatzen duten ariketetan lortutako puntuen batura gehi hala egokituz gero euskara merezimendu gisa baloratzeko prozesutik eratorritakoa eh bilduaren aldetik argi dago

hurbileko polizia eredua izateko euskalduna izatea ezinbestekoa dela hori bakarrik lortu daiteke

bete beharreko baldintza gisa legezkoa ote den galdetzea ere euskal herrian legezkoa ote den jardun bide publikoetarako euskera behar den lanpostuetarako

iraingarria iruditzen zaigu euskaldunei gure proposamena plazaratu egin du eta beharbada goi mailako hizkuntz gaitasuna eskatzen diogu ertzaina izan daitezke horiei

hizkuntz eskakizunei buruz hala ere guretzat inportanteena ez da deialdi honetan gerta daitekeena inportanteena geroari begira

euskalduntze prozesu eraginkorragoa eta biziagoa jarri behar dela ertzainen artean bi herritar euskaldunok errespetua merezi dugula poliziaren aldetik

euskalduna izatea ezinbesteko baldintza izan behar dela kaleetatik euskaldunen artean ibili ahal izateko polizia gisa besterik gabe

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

zure ekimena apurtxoek ez dakit mundutik

kanpokoa da ez dugu ulertzen eta

zein izan den gure ikuspuntua zure ekimena

eskerrik asko presidente andrea bi mila hamalauko apirilaren batean ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesurako

eta deialdi horretako oinarrietan jasotakoaren arabera ehun eta hogei lanpostu berri eskainiko dira eta denek

eta gainera horietako hirurogeik derrigortasun data betea daukate hasiera hasieratik derrigortasun data ezarrita daukate hau da

eskainiko diren ehun eta hogei lanpostuen artean guztiek daukate ezarrita

eskakizuna betetzea eta horrez gain horietatik

derrigotarsun data jarrita daukate dagoeneko alegia hirurogei lanpostu berri horietara iristeko

egiaztatuta eduki beharko dute enplegu publiko eskaintza horretako lehiakideek baina horretaz gain beste hirurogei lanpostuek ere

euskararen ezagutza eta erabilera ertzaintzan ere hedatzeko asmo irmoari lotutakoa hori esanda eta eh bilduko legebiltzarkide isasi jaunak aurkeztutako ekimenaren testua irakurri ondoren

sistemaren inguruan hain zuzen ere berezko sistema daukalako eta askotan administrazio orokorrean ezarritako hizkuntza eskakizunen sistemarekin nahasten dugulako

eta ez diogu gaiari zehaztasunez heltzen izan ere araba bizkaia eta gipuzkoako administrazio orokorreko langile publikoek lau hizkuntza eskakizun dauzkate aldiz ertzainek bigarrena euskara maila baino ez dituzte lehenak

emandako informazioa ulertzeko gaitasuna eskatzen du baina hitz egitean zenbait betekizun ezartzen ditu hala nola eguneroko gaiez naturaltasun nahikoaz mintzatzea edo deskribapen eta azalpen argiak ematea bigarren profilak berriz

baita zuzentasunez egoki adierazpen aberatsez eta hitz jarioz komunikatzeko gai izatea ere bai hizkuntza trebezia handia eta adituak eskatzen dituzten postuetan baino bigarren hizkuntz eskakizun hori erraza ulertzeko

ertzaintzaren batgarrena hizkuntza eskakizunaren baliokidea be bi

hau da administrazio orokorreko lau hizkuntza eskakizunetatik hizkuntza eskakizunaren parekoa hizkuntza eskola ofizialean

edo gaur egun maila aurreratua delakoa kasuan ingelesarekin alderatuz gero

bestetik ertzaintzaren bigarrena hizkuntza eskakizuna administrazio orokorreko

modukoa da hizkuntza eskola ofizialean bostgarrena maila

edota aurreko ereduari jarraituz ingelesez

tituluaren baliokidea hala eta guztiz ere

ertzaintza euskalduntzeko bidean ez goazela guri gustatuko litzaigukeen bezain azkar baina zentzu horretan aurrerapausoak eman nahi ditu eta horren adierazle da esaterako hurrengo lan eskaintza publikoaren bidez polizia bihurtuko direnen artean

izan ere lehiaketa oposizio prozedura publiko honetako ehun eta hogei lanpostuek guzti guztiek daukate ezarrita hizkuntza eskakizuna

sartu ahal izateko ezinbestean egiaztatu beharko dute euskara gaitasuna badutela

beraz berriro esan euskalduntze prozesua ez dela guk nahiko genukeen bezain azkarra izaten ari baina argi daukagu ertzaintzan euskara normalizatuko bada pausuz pausu egin behar dugula aurrera euskararekin hartara azpimarratu nahiko nuke honako hau

eta lehenengo aldiz eskainitako lanpostu guztiek euskara eskakizuna izango dute kontuan hartzen badugu aurreko deialdietako betebeharrak orain arte

derrigortasun data ezarrita duten lanpostuen kopurua ere txikiago izan da aurreko deialdietan ehuneko hogeita hamartik ehuneko berrogei ingurukoa

aldea nabarmen igo da eta bide horretatik jarraitu izan da gure asmo berriro esaten dugu

euskara erabat normalizatuta egotea gure gizartean eta lanpostu guztiak betetzen dituzten ertzainek edo langile publikoek euskarazko erabateko gaitasuna izatea

aintzat hartu behar dugu beraz alde batetik lanpostuen ehuneko berrogeita hamar ahal izateko derrigorrean aurkezten direnek egiaztatuta eduki beharko dute euskara gaitasuna eta hori hizkuntza eskakizunen sistemaren bitartez egiten da baina orrez gain

oposizio sisteman hautagaiei egingo zaizkien bost probetan lortutako puntuazio handitzeko aukera izango dute euskaraz dakitela

eta hori oso datu esanguratsua da hain zuzen ere oposizio faseko azterketetan gehienez

eta hogei puntu gehituko dizkiete be bat euskara maila dutenek eta berrogeita hamar puntu berriz be bi maila dutenek hau da

administrazio orokorreko bigarrena hezkuntza eskakizuna egiaztatzen duten guztiek nota osoaren ehuneko hamar

emaitzari beraz sistema honekin ahalbidetzen da ertzain berri guztiak euskaldunak izatea plazen erdiek behar dute akreditazioa lanpostua bete ahal izateko

eta denek betetzea hizkuntza eskakizuna eta hor dago gakoa hain zuzen ere

orduan eta aukera gehiago ertzain elebidunak izateko eta hori guztia enplegu publikorako eskaintzek

betetzearekin bat dator egia da

lan eskaintza publikoetan gertatzen den bezala estatuko edo europar batasuneko herritar den edonork dauka lan eskaintza honetan parte hartzeko aukera baina ehun eta hogei lanpostu horietatik

nahitaez eta gainera kontuan hartu beharko dute

puntu gutxiago edukiko dutela eskakizuna egiaztatu ahal ez badute ordea

lan handia dago egiteko ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko bidean

ertzaintzan lan egiten duten pertsonak elebidunak izatea lortu nahi dugu bai baina hori pausoz pauso egin behar da eta gure autonomia erkidegoko egoera soziolinguistikoaren bilakaera ikusita tamalez

orain arte ezinezkoa izan da ertzain guztiek euskaraz egitea normaltasunez aldiz argi daukagu gure helburua dela urte batzuen buruan hori lortzea

herritarrei eman beharreko zerbitzuan hizkuntza aukerarako askatasuna bermatzerako bidean aurrerapausoak ematea hartara uste dugu helburu hori erdiesteko asmoarekin

eskaintza deialdi honetan ezarritako hizkuntza eskakizunak egiaztatu beharra ordea etorkizunerako

euskalduntzeko prozeduran eta herritarrei hizkuntza eskubideak bermatzeko asmoarekin ertzaintzaren hurrengo enplegu deialdi publikoetako hizkuntza eskakizunak ezartzerako orduan nagusiki ahozko komunikazioa lehenesteko eskatu nahi diogu ere bai jaurlaritzari besterik gabe mila esker

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz llanos andrea euskal talde popularraren ordezkaria zurea da hitza

presente y futura también en materia lingüística nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzuteko isasi jauna eh bildu taldearen ordezkaria zurea da hitza

ziurtasun juridikoa eta eztabaida hau edo gai hau agertzen den bakoitzean egia da

zera guztiak batzutan irainak

hemen kuriosoa da hizkuntz eskubideei ze hitz egiten dugunean mailakatu daitezkeen

galdera moduan planteatuko nukeen noraino iritsi daitekeen hau da euskerarekin egin daitekeena ba

gaur bertan kanpoaldean egin du agerraldi bat inposatutako erregea eta

amaiurreko diputatu batek esan zuen moduan

semea eta frankoaren izpiritua batera etorrita esan nahi dut erregearen inposaketaren kanpoan egin du agerraldi bat

ertzainak bi ertzaina eta erdara batuan esan digute eta beno ez zegoen modurik euskeraz egiteko ba kasu horretan

bi hizkuntza dakizkigunok amore eman behar dugula eta errespetua eta ez errespetu falta da hain justu kontrakoa

onartzen dugun guk hautatu egiten dugun hizkuntza horretan zerbitzatuak baldin bagara hori da administrazioak errespetatu behar duena eta hori ezin da uste eta berriz ere ez naiz aditua baina

tartekorik ez dago orduan administrazioak horretarako egon behar du

matias múgika eta aurelio arteta eta eta bizio daukat irakurtzeko eta irakurri ditut oso ondo ezagutzen ditut xenofobia klase horiek

diskurtso ideologikoak zuk askotan gainera ondo hezita zaude zu horrelako dokumentuetan baina

horren den faltsua eta hemen

hego euskal herrian herrialde guztietan gehiengoa ehuneko berrogeita hamabi

euskaldunak ziren hau bilakabidea aldatu egiten da beno une honetan heren bat euskaldunak progresio geometrikoa izan daiteke

aldaketa kualitatiboa egin behar izango dugulako atentzioa eman ahal izateko euskalduntze prozesu horretatik etortzen diren

egia da egiari zor aitortu behar dudala

nahastu egin nituela administrazioaren hizkuntza soslaiak eta

hizkuntza politika oso nahasia dela eta nik hanka sartu nuen

nik uste nik

hizkuntzen arteko lehia horretan modu naturalean zer gertatzen den gaztelera nagusitzen denean edo ez

behartuak izatea eta gure barreneko kontzientziaraino jokatu behar dugula erdaldunen aurrean espezialak izango balira bezala zor bagenio bezala ez dakit zer errespetua eta ez

saiatu izan gara erdibideko bat egiten eta ez dakit gaizki ulertze batzuk tarteko izan direla pena ematen digu baina guk printzipioz geureari

hari begira beharbada irtenbide bat izan zitekeen ez da posible izan aurrera begira

eta dudarik ez izan maneiro jauna euskal herria euskalduna izango dela eskerrik asko isasi jauna

zuk kontatutakoa ziur aski egia da eta

euskaldun batek ezin hitz egitea euskaraz polizi batekin edo

baina kontutan izan behar duzu mapa soziolinguistikoa lehen aipatu dudana

edonori zuzentzen badiozu zerbait euskaraz erdaraz erantzungo dizu zeren gehiengoa gaztelaniaz bakarrik

maila on batean orduan hori kontuan izan behar da baita ere horregatik esan dut nire lehenengo txandan mapa soziolinguistikoa

baina egia da gauzak poliki poliki joango

eta belaunaldi berriak euskaldunak izango dira edo behintzat manejatu egingo dira hizkuntza horretan yo creo que

hori da gure erronka nagusiena erabiltzea eta ez bakarrik jakitea

upydk ez du hitzik hartu behar orbegozok hitza hartu behar du zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea nik ere bai azkar azkar zeozer esatearren

aurrean izandako jarrera berretsi eta azaldu azken finean gure

hizkuntza eskakizunez bidez daukagula

zein den bakoitzaren euskara maila bai ahozkoa eta baita

idatzitakoa ere azken finean gauzak

pertsonen espektatibak eta orduan objetiboki egiteko modurik egokiena edo behintzat momentu honetan badela hizkuntza eskakizunaren sistemaren bitartez guk argi daukagu hobetu beharra dagoela eta

aukerak edo urratsak ematea zentsu horretan lehenengo

aldea zen pixka bat argi uzteko ez dela

edozer ez dela hain erraza badela ertzainentzat exigitzen diela

ez dela hain erraza ateratzeko eta egia da beste kontu bat dela gero pertsonek

eta guk horregatik aurrekoan esaten nizun azken finean klabea izango dela zenbat eta hautagai euskaldun gehiago aurkeztu errazagoa izango da ere bai ertzaintzan

aurrera eramatea hori esanda besterik gabe mila esker

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bat bai hogeita bat ez